osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez bederatzigarren puntua beste baterako utzi dela esan

eta bakoitzak bere asientoa hartuta hasi egingo gara gai zerrendako lehenengo puntua galdera

turismo legearen aurreproiektuan planteatzen diren helburuei buruz tellería jauna zurea da hitza

turismoko lege aurreproiektua legebiltzarrera bidali ondoren

eskatu zuen talde sozialistak eskatutako horietako askok uko egin zioten batzordearen gonbidapenari

batzordearen lanak ahalik eta azkarren amaitzea nahi zutela

aurreko legea zaharkituta geratu zelako gainera adierazi ziguten aurreproiektu horrek adostasun maila handia zeukala

eskerrik asko tellería jauna erantzuteko tapia anderea zurea da hitza

tellería jauna indar berarekin defendatuko dut alde batetik ganbera honetan egin beharreko lana eztabaida eta zuzenketak

behar izugarria dagoela lege hau aurrera eramateko ez guk diogulako baizik eta sektoreak urgentziaz eskatzen duelako eta bi gauzak bateragarriak dira eta gainera

lege proposamenak noski ganbera honetan onartzen diren zuzenketa guztiak eta hobekuntza guztiak behar ditu baina baita ere sektoreak behar du legea

lege proposamen hau egin diren emendakinetan zuzenketetan edo proposamenetan ehuneko hirurogeita bata

tapia anderea gai zerrendako bigarren puntua galdera

eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina indarkeria matxistari erantzuteko jaurlaritzaren politikei buruz

urrea anderea zurea da hitza egun on guztioi

telefono zerbitzuak hamar urte bete zituen horren harira

eta horren bidez jakin genuen telefono zerbitzu horrek bi mila hamabostean aurreko urteetan baino dei gehiago jaso dituela ia ia ehuneko hogei indarkeria matxistak eguneroko ogia izaten jarraitzen duela eta ez dela desagertzen ari nahiz eta mugimendu feministari esker

honenbestez ondorengo galdera egiten diot lehendakariari indarkeria matxistari erantzuteko jaurlaritzaren politikak eta inbertsioak nahikoak direla

legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on

indarkeria matxista ez dugu erabat gainditu eta denbora beharko dugu gainditzeko beraz politikak programak eta inbertsioak sustatzen eta zabaltzen jarraitu behar dugu eta hala esaten dut eta aitortu egiten dut eta diot

emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasunarekin lotuta dago sakoneko aldaketa bat behar da eta hau ez da diruarekin soilik edo bakarrik lortzen

hitz egiten ari gara garatzen ari garen politikak adostasunaren eta elkarlanaren bidez kudeatzen ari gara inbertsioei dagokionez egokitu

sería una prioridad política se han aprobado eskerrik asko urrea andrea cuestiones que eskerrik asko urrea andrea lehendakari jauna zurea da hitza

gai zerrendako hirugarren puntua galdera josé antonio pastor garrido euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzak herritarren interesak auzitegietan defendatzeko dituen

eskerrik asko legebiltzar buru andrea lehendakari

pasaiako portuko zuzendaritzak egindako kudeaketa kezkagarriari

usted lo está haciendo eskerrik asko eskerrik asko oregi anderea gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

akusazioen ondoren duen jarrerari buruz maneiro jauna zurea da hitza

irmoa eta etengabekoa da ustelkeriaren aurka konpromiso irmoa eta etengabekoa ere epaitegietako prozesu eta erabakiekiko ez dakit ganbara honetan gauden guztiona horrela ote den eskerrik asko
eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

del aforamiento muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

maneiro jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor maneiro yo

gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa hasier arraiz barbadillo eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

aurre egiteko neurriei buruz arraiz jauna zurea da hitza

egun on guztioi lehenengo eta behin gaur da nire azken saioa hemen legebiltzarrean

legebiltzarra bera eta legebiltzarkideak agurtzeko badakizue duela gutxi epaitu nindutela eta ez diot inori eskatzen nirekin ados egotea edo nik egindako onartzea baina bai behintzat ulertzen saiatzea

euskal herrian beste egoera batean geundela beste eszenatoki politiko batean geundela eta eszenatoki politiko horretan nik esango nuke

teorian eta hori horrela zen indarkeria nagusi zen eta indarkeriaren aurka politikaren esparrua ere

guk nik eta beste kide batzuk ikusi genuen gure proiektu politikoa proiektu politiko independentista eta ezkertiarra arriskuan

ere bai horregatik erabaki genuen gure jarduera politikoarekin aurrera jarraitzea jakinda zer zetorren jakinda espetxera joango ginatekeela

gaude eta pentsatu nahi dut eta sinetsi nahi dut

lagundu dugula eszenatoki politiko hau eraikitzen guztiontzako hobea den eszenatoki politiko hau eraikitzen ha cambiado

sobre esos pilares azken egunetan esan behar dut batetik pentsatzen dut

biktima izan naizela baina beste alde batetik oso pozik nago elkartasun eta babes handia jaso ditudalako eta eskertu nahi ditut elkartasun eta babes

batetik eskertu nahi dut eta beste alde batetik oparitu nahi dizuet nik jasotako elkartasuna oparitu nahi dizuet

oinarri gisa balio dezan harreman politiko berriak sortzeko baita legebiltzarrean ere estoy

las puertas de las prisiones amaitzeko amaitzeko bakarrik gogoratu nahi dut gaur hemen ez dagoen pertsona bat arantza quiroga andrea

azken lau urteetan egin ez duguna edo lortu ez duguna agian hurrengo lau urteetan lortuko duzuela eta hori da opa dizuedana beraz guztioi zaindu maite duzuen maite dugun hori

eskerrik asko arraiz jauna

eta zure ibilbide berrian ba zorte on izan dezazula lehendakari jauna zurea da hitza

interpelatua nintzen arraiz jaunaren aldetik eta berak esandako gauza batzuk erantzun egin nahiko nituzke edo behintzat

euskal estatu bat eraikitzearen aldeko planteamendua egin du eta horretarako

herrialdeko akordioetaz hitz egin du nik uste dut badugula badugula autogobernuaren lantaldeak hainbat adostasunei bidea eraiki

esku ere badago euskal herria bilduren eskuetan ere badago euskal autogobernua eguneratzeko oinarri akordioa jasotzen duen dokumentuan

bertan bederatzi puntuetako adierazpen bat proposatzen da oinarrizko printzipio komunak autogobernua eguneratzea

botere funtsa eta ekonomia ituna europa batasuna eta harreman sistema espainiar estatuaren eta euskadiren arteko harreman politiko instituzionala euskal hizkuntza babestea eta erabakitzeko eskubidea eta guzti horiek

batueragile edo baturagile eta aniztasunez osaturiko akordio bat lortze aldera hor daukagu aukera

arraiz jaunari esango nioke pertsonalki atzo ere esan egin nion pertsonalki egoera bere egoera aipatu egin duenez

honekin batera zera adierazi nahiko nioke onartzen dudala onartzen dudala bere egoera tamalgarria dela baina aitortu behar diodala baita ere

erabaki egin duzue ezker abertzalean positiboa da autokritika onartzea eta eragindako mina aitortzea ezinbestekoa eta egokia iruditzen zait

eskerrik asko lehendakari jauna bai sémper jauna

erreglamendua ahal dudan zorrotzena aplikatzen dut zuk esan duzu hemen legebiltzarkideak

bere azken plenoa denean hitza daukate bakoitza nahi duen bezala despeditzen da eta gaur

gai zerrendako zortzigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina upv ehuko haur eta lehen hezkuntzako gaztelaniazko graduan matrikulatuei euskara

maneiro jauna zurea da hitza sí gracias señora presidenta

eskerrik asko maneiro jauna jaurlaritzaren aldetik uriarte andrea zurea da hitza

legebiltzar presidente andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on

zuk aipatzen duzun hizkuntzen arloko baldintza ez da upv ehuk asmatutako gauza bat baizik eta hezkuntza ministerioak ezarritako eskakizuna

ez da gauza berria ere gai hau ia ia urtero irteten da

adibidez oso egoera antzerakoa bizi izan zen edozein kasutan

zein den aukeratu duten ikasketa plana eta zeintzuk diren irakasteko hizkuntzak guztiz publikoa da gradu honetan gazteleraz euskeraz eta ingelesez irakasten dela

no podemos impedirla gracias eskerrik asko maneiro jauna uriarte andrea zurea da hitza

hizkuntza arloan egiten den exijentziak diskriminatzaileak izan daitekeenik

edo lehen hezkuntzako graduan sartu nahi duen norbait euskara ez jakiteagatik

baina euskal herriko unibertsitatean ez da horrelakorik gertatzen

eskatutako baldintzak betetzen dituzten ikasle guztiak onartzen ditu eta euskara maila ez da salbuespena

maneiro jauna euskadin bizi gara eta bi hizkuntza ofizial ditugu hori da gure begi bistako errealitate argi eta borobila errealitate hori kontuan izanda upv ehuk bere gain hartu behar du gure hezkuntza sistemako etorkizuneko irakasleak

prestatzearen ardura hau da irakasleen eskaintzak eta eskaerak bat etorri behar dute eta zuk nik bezain ondo dakizunez haur eta lehen hezkuntzako ikasle gehienek

gaur egun horregatik etorkizuneko irakasleak euskara menperatzea eta gainera atzerriko hizkuntza maila

eskerrik asko uriarte anderea gai zerrendako hamargarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina san mames estadioan edari alkoholdunak kontsumitzeari buruz maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea legebiltzarkideok lehendakari jauna egun on guztioi

gutun bidali dizkio klubari gogorazteko zer adierazten duen legeak edari alkoholdunak kirol instalazioetan kontsumitzearen inguruan maneiro jauna hau ez da pribilejioak

kontua eta ziur naiz zeuk ere jakin

berbera da kirol ekitaldi horretara doan

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

euskadiko behi okelaren ekoizpena eta komertzializazioa bultzatzeko estrategiari buruz lópez de ocariz andrea zurea da hitza

lópez de ocariz andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz anderea tapia anderea zurea da hitza

puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina eusko jaurlaritzak

y perdido muchas gracias eskerrik asko barrio jauna tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko tapia andrea barrio jauna zurea da hitza

tapia andrea gai zerrendako hamairugarren puntua galdera

ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina frackinga euskadin nahiz euskaditik kanpo ez ikertzeko

gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina

guztioi egun on sailburuak lan harremanak gai garrantzitsua dela ez dut uste gogoratu beharko diodanik sailburu jaunari ziur nago jabetzen dela

arlo edo gai batzuetan zerbait mugitu egin dela edo berdin jarraitzen dugula esan dezakegu baina zoritzarrez lau urte pasa ondoren lan harremanetan atzera pauso nabarmenak eman direla esateko errealitatea begiratzea besterik ez dago lan kontratuen egoera soldatena gutxiengo soldata

egoera ikustea besterik ez dago hau baieztatzeko zioan diogun bezala ez dira garai onak araba bizkaia eta gipuzkoako

sozio laboralean oinarrizko eskumenen jabe den estatu espainolaren aldetik hartu diren neurriak ondorio latzak ekarri dituzte eta ekartzen ari dira gure esparruan bi mila hamaikaan zapateroren gobernuak egin zuen lan erreformak

euskal herrian sektore hitzarmenak negoziatzeko aukera egotea edo galaraztea madrileko negoziazio esparruan erabakitzeko aukera eman zuen bi mila hamabian ppk ezarritako lan erreformak

eta enpresa hitzarmenei lehentasuna eman zien hitzarmen sektorialen gainetik hori beste gauza batzuen artean erreforma hauek esan bezala inposatuak izan dira logika neoliberalari erantzuteko egindako erreformak dira eta erabateko desoreka ekarri dute lan harremanetan langileen kalterako baina ez bakarrik

lan harremanen eredu desarautua izateak edota sektore publikoa ahultzeak ez diote bat ere laguntzen ekonomiaren garapenari neoliberalek bilatzen dituzten berehalako mozkinak

erreforma hauek gure herrian dagoen eredu produktiboa eta soziala kontuan hartu gabe eginda daude eta ez ditugun arazoak

konpetibitatean irabaztea soldatak jaitsiz gutxien dutenekin injustua izateaz gain gure markoan ez da baliagarria pobretze orokorra ekarri du eta urte luzeetan langileek lortutako eskubideak egun batetik bestera galtzen ari dira horrela ekonomia hazkunde zikloan sartuta gaudela esaten den bitartean

eros ahalmena azken bost urteetan ehuneko lau koma zortzi

eta lan prekarizazioa izugarri handitzen ari da beste datu bat lan hitzarmenaren pean egondako

hirurehun eta berrogeita hamar mila lan hitzarmena berritu gabe dute egunean duten lan hitzarmena berrehun mila langile dira bakarrik

azken urteetan madrildik inposatutako erreformak eta hartutako neurriak euskal herriko gehiengoaren kontra egiten ari direla legebiltzar hau ere lan erreformen kontra agertu da gehiengo sindikala horrela behin

eta larriena dena gure herriaren pobretzea ekartzen du eta ez dio inolako erantzunik ematen hemen guk ditugun beharrei

nabarmenetakoa eta une honetan dagoen egoera ez da xamurra inolaz ere blokeo orokorra izateaz gain hitzarmenen zentralizazioa estatalizazioa progresiboa gertatzen ari da gure lan harremanen esparrua galtzen ari da eta esan bezala ondorioz

kaskartzen eta pobretzea nagusitzen ari da hitzarmenen zentralizazio edo estatalizazioa aipatu dut eta horretarako azken hilabeteetako titular batzuk irakurtzea besterik ez dago

gainera lehen aipatu dudan bezala guzti honen ondorioz lan baldintzak kaskartzen ari dira eta pobretzea handitzen negoziazio kolektiboa

edo behintzat izan beharko zen gaur egun uste dut errealitatea beste bat izaten ari dela azken urteetan begiratzen badugu zein sektoreetan eragiten duten aipatutako lan hitzarmenak hau da

estatu mailan eta eragina dutenak hemen peluquerías

emakumeek lan egiten dutela nagusiki sektore horietan beraz lan baldintzak okertzen eta abar eragin zuzena eta berezia dute

eta esaten baldin badugu emakumeen eta gizonen soldaten arteko arrakala inoiz baino handiagoa dagoela eta bi mila zortzitik hiru puntu igo dela aldea nolabait zerikusirik badute ere egoerak negoziazio kolektiboan panorama honen aurrean esan behar dugu patronala confebask patronala eroso dagoela eta egoeraz baliatuta lan erreformak negoziazioa kolektiboaren estatalizazioa funtsean lan erreformaren

kaleratzen ari dela hor kokatzen da lan harremanen eredu berria edo etorkizuneko lan harremanak deitutako proposamena hasieran adegik aurkeztutakoa eta orain confebaskek bere egin duena

eta lan harremanak jomugan ipintzen dituena hori bai oraingoan ere

ekitaldian eman zen berri hori confebasken aldetik eta kontrakoa ez badidazu esaten behintzat jaurlaritzaren oinarrizko oniritziarekin guk uste dugu behar beharrezkoa dela instituzio publikoetatik

ekimena hartzea eta gure ekoizpen ereduak eta errealitate sozio ekonomikoak eskatzen dituzten neurri eta proposamen berriak ausartak bideratzea ezin dugu ahaztu jokoan dagoena asko dela

soziala eta sindikalak nabarmen egiten duela lan harremanak bertan eztabaidatu

eta horregatik interpelazio hau egin dugu zeren ez dugu uste lan harremanetan eta lan harremanen ereduaren inguruan gertatzen ari den guztia bakarrik kokatu behar dela sindikatuaren eta patronalaren artean ardura gehiago badagoela uste dugu eta horregatik interpelazio honen bidez

ea nola ikusten duzun sailburu jauna egoera hau eta zein neurri hartzeko prest edo zein neurri hartzea komenigarria ikusten duzun jaurlaritzak zer egingo duen gure errealitate sozioekonomikoari egoki erantzungo dion

bultzatzeko eskerrik asko arrondo andrea erantzuteko toña jauna zurea da hitza

egun on arrondo andrea estimatua zuk ondo esan duzun moduan lan harremanek ez dute bere momenturik onena bizi

madrilgo gobernuak lan erregulazioa behin eta berriz

egoera penagarria duten panorama bat utzi du legebiltzar honetan bertan esan duzun bezala behin baino gehiagotan esan dut baina bai jaurlaritzak baita gobernu babesten duten alderdiak ere honen kontra azaldu izan da ez dugu bat egiten bi mila hamabiko lan erreformarekin baina gaur egun indarrean dugun legea da

harremanek gizartean duten eragin nabarmenaz ulerturik blokeo egoera gainditzeko eskatu dio sozial eragileei

handik gizarte osoaren aldeko hobekuntzak etorriko direla sinestu egiten dugulako

toña jauna badirudi gauza batzuetan bat egon gaitezkeela gutxienez egoeraren

negoziazio kolektiboaren egoera ez da ona estatalizazio prozesuak negoziazio kolektiboaren estatalizazioa edo zentralizazioak ez dira onak gure herriarentzat eta ez duzu aipatu baina ulertu nahi dut

soldata jaitsierarekin lotzea ere ez dela bidea gure herria beste norabide batean ipintzeko

agian ez gatoz bat zer egiten ari den zer egin daiteken instituzioetatik eta jaurlaritzatik

nik bi momentu ezberdin egon direla esango dizut eta

bi momentu desberdin alde batetik jaurlaritzaren aldetik bi mila hamairuko uztailaren zazpiko dataren inguruan iniziatiba hartu zen iniziatiba politikoa hartu zen

jarrera proaktibo bat egon zen momentu hartan eta nik

confebask izan zela atzera egin zuela eta atzera egin zuen lehendakariak egindako proposamen bati eta aukera zegoenean

aukera legala ere lan erreformari nolabait aurre egiteko beste modu batean baina aukera legala ere baina horri esan zion ezetz aukera legal horri ez zion esan ezetz ilegalitate bati

egiten den guztia egiten dela baina klaro ezin dela gehiago egin ez delako legala eta hori beti ez da horrela eta hori izan zen jaurlaritzaren jarrera bat momentu bat baina ondoren data haren ondoren eta porrot horren ondoren

gertatu ez balitz bezala behin eta berriro lehen esan dudan bezala ikusi dugu jaurlaritza beti

patronalaren ondoan eta hori da gizartean jendartean ematen den irudia eta

nolabaiteko babesa eta errekonozimendua ematen zaiola ezetz esan duenari eta oraindik larriagoa nolabait ere

maila bat dagoela sailburuak edo lehendakariak patronalari eskatzen dio gazteak kontratatzea ez dakit zer egitea eta guk uste dugu hori baino gehiago egin daitekeela egin daitekeela eta ez dut aipatuko gaur funtzio publikoaren egoera eta hori bai dela esparru bat jaurlaritzari dagokiona eta funtzio publikoaren egoera negoziazio kolektiboaren inguruan ere ba nahiko tamalgarria

momentu honetan eta beste gai bat baita ere jaurlaritzaren esku zegoena eta baita ere kontra egin zuena klausula sozialak eta honek ere badu zer ikusirik negoziazio kolektiboarekin badu zer ikusirik

lan baldintzekin pobretzearekin eta abar eta abar

zen jarrera proaktibo hori eta ondoren jaurlaritzak ez du iniziatibarik hartu nolabait egoera honi eta azken boladan ematen ari den estatalizazioaren aurrean ere beste

proposamen batzuk mahai gainean ipintzeko egia da eta onartzen dizut oinarrizko ahalmenak eskumenak madrilek ditu ez gaude ados esaten duzu baina legala da diozu beno guretzat horrela da baina arrazoi bat gehiago oraindik burujabetzaren alde lan egiteko ahal dugun neurri guztian hala ere iniziatiba hartzea hori horrela izanda

duinen alde lan egitea behin eta berriro patronalari ere hau ozenki behin eta berriro esatea

azalaraztea nik uste dut posible dela egitea azken batean ahultzen ari den esparru bat indartu beharra dagoela nahi dugu

eta beste gauza batzuk egiteko aukera egon behar dela

behin eta berriro eta bide horretan urratsak eman behar ditugula

duinak bermatzeko negoziazio kolektiboa sustatzeko soldatak hemen erabakitzeko agian gutxiengo soldata mila berrehun eurora eramateko kontratu motak erabakitzeko

gehiegi ez gustatu inposatutako lan erreformak ahal den neurrian
indargabetzeko eskerrik asko arrondo andrea toña jauna zurea da hitza

eusko jaurlaritzak gizarte eragileei hainbat proposamen luzatu

mahai gainean dagoz alde guztien aproba izango duten erdibideko proposamen batetara iristea da gure nahia eta horretan

lan harremanen normalizazioaren alde lantzen foroa horixe dela sinestuta estruktura ahalguneak dituela onartzen badugu ere

amaitzeko arrondo andrea ausardiaz ez dogula jokatzen aurpegiratzen dozu baina gure erkidegoak

mugitu behar gara zuk badakizu ondo guk edo nik behintzat esaten doten gauza batzuk ez izaten direla gustukoak

patronalak ez duela onartzen gustura ez du onartzen batzutan gustura sindikatuak

horrek nahi du esan bakarrik gobernua nahiko ondo ez hain baina nahiko ondo dagoela jolasten

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina enplegu zentro berezien erregistroari buruz itxaso jauna zurea da hitza

eskerrik asko itxaso jauna erantzuteko toña jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburua

itxaso jauna legebiltzar honek

akordioak betetzea gure betebeharra dela onartzen dut eta horretan gabiltza errealitateak eta legalitateak ematen digun aukera

hemen onartu zen akordioaren ondorioz euskadirako babestutako lan zentroen erregistroaren normatiba bat garatzeko

puntua galdera arri zulaika portillo eh bildu taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina esleipen publikoek

eskerrik asko mahaiburu andrea eta egun on guztioi egun on toña

azken egunetan sarritan entzuten ari gara enplegua enpresek sortzen dutela eta baieztapen hau erdi egi bat da

enpresek enplegua sortzen baizik eta administrazio publikoak ere enplegu publikoaren bitartez eta zeharka kontratazio publikoaren bidez ere sortzen dute enplegua are gehiago eh bilduren ustez enpresa eremuak enplegurik sortzen ez duenean administrazioak motorra eta kalitatezko

erreferentea izan behar du horrek ez du esan nahi inolako errentagarritasun sozialik ez duen eta beharrezkoak ez diren zementuzko inbertsioen bitartez enplegua sortu behar denik baina bai benetan errentagarritasun soziala dakarten obretan inbertituz beraz kontratazio publikoa

herri baten garapen ekonomikoan hala ere eremu honetan egoera asko aldatzen ari da azken urteotan eta inoiz izan ez den egoera egonkor batetik guztiz prekarioa eta ez egonkorra den

izan ere oinarri neoliberalak dituen lehiakorkeria basatia zeinak gauza guztien gainetik ahalik eta denbora gutxienean etekin handienak

eta administrazioa eremu honek dirua aurrezteko erabiltzeko aplikatzen ari den kontratazio politika oreka guztiak apurtzen ari dira ondorioak bistan daude obra publikoak edo externazionalizatutak dauden zerbitzu publikoak eskaintzen dituzten langileen lan baldintzak gero eta prekarioagoak dira eremu eta esparru ezberdinetan lan gatazkak

laneko segurtasun arauak errespetatzeko borondaterik ez eta bitartekorik eza lan istripuak gertatzeko arriskuak igotzen dituzten gertakariak besteak beste horren aurrean toña sailburuari hurrengo galdera egiten diogu lan prekarioa eta pobrezia besterik ekartzen ez dituen esleipen politika horrekin amaituko du jaurlaritzak behingoz

mahaiburu andrea sailburua legebiltzarkideok egun on berriro zulaika andrea lan prekarizazioa

ezegonkortasuna lan lurrean landu beharreko gaiak dira kontratazio publikotik egin leikerekin bakarrik konpondu ezin daitekeena indarrean dagoen lan legearen kontrako gure jarrera

ez dot berriro errepikatuko apirilaren zazpian legebiltzar honek

egin zuen lege horretan euskal erakunde publikoek egiten dituzten kontratazio publikoetan betebeharreko gutxieneko baldintzak jasotzen dira

gutxieneko lan baldintzak markatzen dira bai zuzeneko adjudikazioetan baita subrogazio kasuetako ere

indarrean lege hau eta ekainetik aurrera euskal erakundeetatik abian jarri daitezen kontratazio publikoen oinarrietan legeak jasotzen dituen

eskerrik asko toña jauna zulaika andrea zurea da hitza

errepikatzen dugu administrazioak erantzukizun zuzena duela diru publikoarekin eta bere eremutik egiten diren kontratu publiko guztietan lan baldintza duinak betetzen direla bermatzearekin ez du bakarrik balio

eskaintzen duenari emateak azken bolada honetan gertatzen ari den bezala eta hortik aurrera hor konpon mari anton

lan egiten duten langileen lan baldintza duinak bermatu behar ditu jaurlaritzak prozesu osoan zehar ikuskaritza bitartez jarraipena eginez adibidez baina arazo honen larritasuna zera da prekarietatea administrazio publikoa berak sustatzen ari dela

prezioak gero eta baxuagoak direla eta horrekin drama gero eta handiagoa da hemengo enpresak

behartuak ikusten ari dira kaleratzeak egitera eta aukera izan dugu etxe honetan kontu horri buelta emateko baina aldiz pnvk horretarako zegoen lege proposamenari guztiz buelta eman dio

berdin berdin jarraitzeko prekarietatea gero eta hedatuagoa dagoen prekarietatea ere obra publikotik eta diru publikoarekin
eskaintzen diren zerbitzuetatik mantentzeko eskerrik asko zulaika andrea toña jauna zurea da hitza

eskerrik asko enplegua gobernu honen lehentasuna da argi kalitatezko enplegua sortzearen alde lan egiten dogu

eta azken hilabeteetan kalitatezko enplegu publiko bat mantentzeko ahalegin berezia egin du gobernuak

aplicación kontratazio publikoan ere

indarrean hurrengo asteetan eta horrek aurrerapauso nabarmena suposatuko duela ziur naiz ez hain zuretzat baina legebiltzar honek
esan duena hori bai eskerrik asko toña jauna
gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina etxebizitza eskubide subjektiboari buruzko dekretua egiteko zailtasunen gainean

mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburua egun on

etxebizitzaren legea ganbara honek aprobatu zuen bi mila hamabosteko ekainaren hemezortzian lege hau

esan dezakegu eskubide subjektiboa onartzen baitu

bat etorriko zara esaten badut eskubide

para eso existen otros mecanismos bi sistema hauen bat egitearen zailtasunari buruz ez dugu guk bakarrik hitz egin enplegu eta

aitortu duzuen zerbait delako horrela behintzat adierazi duzue legearen onarpen aurretik eta ondoren ospatutako eztabaidetan

puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina donostia bi mila hamaseiren programazioan sartutako bake ituna

legebiltzarreko presidente andrea barrio jauna eta erakunde terroristaren inguruan bake ituna erakusketan jarri zen testuari buruzko nire balorazioa

uste dut oso argi eman nuela nire balorazioa apirilaren hogeian legebiltzar honetan zuk eskatuta

une hartan nire zalantzarik gabeko jarrera eta balorazioa argi azaldu nituen neurri handi batean zuk orduan adierazi zenuenarekin eta gaur berriz ere azaldu duzunarekin bat datorrena etak herrialde honi ekarri dionaren erabateko gaitzespena

hiriburutzaren patronatua osatzen dugun instituzio guztiok guztiz bat gatoz jarrera horrekin giza eskubideen zuzendariak eta lehendakariak berak ere hitz egin dute horretaz guztiok bat gatoz etaren indarkeria irmoki eta zalantzarik gabe

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna uriarte anderea zurea da hitza

programa guztian agertzen da baita jakina bake ituna erakusketan ere

bakeari eskainitako erakusketa bat da eta artetik abiatuta

landu den ikuspegiaz hitz egiten du gerren edo une historiko bortitzen ondorengo bakeari buruzko orotan lehenago ere esan dudanez

atalaren komisarioaren planteamenduan erabilitako testua ez zen egokiena izan hori egia da eta horregatik aldatu zen berehala

anderea gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera cristina

lanbide heziketarako sarrera libreko probari buruz ruiz anderea zurea da hitza

eskerrik asko ruiz andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

con toda normalidad sortutako egoeraren aurrean berehala erreakzionatu zen

bertan egin da normaltasun osoz beraz egoera egun gutxi batzuetan konpondu da eta hori da guretzat garrantzitsuena eskerrik asko uriarte andrea

ikastea eta akats horiek berriz gerta ez daitezen saiatzea oso garrantzitsua da gure eguneroko jardunen aplikatzen dugun printzipioa dela ziurtatzen dizut

adierazi bezala bi mila hamalauko deialdian salaketa bat egon zen agian probetako bat matematikarena zehatzagoa izan da filtratu izan zitekeelako

gertatutakoa ikertzeko eta salaketa ahalik eta lasterrenebazteko asmoz ikerketa hori aurrera eraman zuten instrukziogileek ondorioztatu zutenez ez zen aurkitu filtrazio hori

ez berariazkoa ezta esplizitua ere jaurlaritzak ahalik eta azkarren eta era irmoan aritu zen ez bakarrik gertatutakoa ikertzeko

azterketen paketeak zaindu eraman eta irekitzeko orduan neurri zorrotzagoak

horiek horrela joan den astean izandako sarrera probetan gertatu zena hau da hizkuntzako proba prestatzeaz arduratu zirenetako pertsona batek

erantzun horiek epai mahaia zuzentzailearentzat ziren como le decía

lehen esan bezala garrantzitsuena akatsa zuzentzea da kasu honetan horrela egin zen

horrela froga astearte honetan bertan gauzatu da normaltasun osoz eta badakigu akatsak izatea

neurriak hartzen ditugu bai zuzentzeko momentuan eta baita etorkizunari begira eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina medikuntza eta erizaintza fakultate berri bat eraikitzeari buruz celaá andrea

bere gain hartuko dituela eusko jaurlaritzak euskal herriko unibertsitateak bestalde jarduera hori aurrera eramateko eta

finantzaketa gehigarri horri bai beste erakunde publiko edo pribatu batzuen ekarpenen bitartez bai upv

bilatu beharko du fakultate berria eraikitzearen aldeko

eta erabakia erakutsi du gobernu honek zu zeuk ere onartu duzu izan ere

hogeita batgarren puntua galdera igor lópez de munain ganuza eh bildu taldeko legebiltzarkideak

pasaiako portuko lonjaren kudeaketaren eta gainkostuaren harira jaurlaritzak erantzukizuna bere gain hartzeari buruz lópez de

bai eguerdi on galdera egintzat ematen dut oregi andrea

bai egun on berriro ere eta lópez de munain jauna gobernu honek eta hain zuzen nik neronek nire ardura guztiak hartzen ditut

eta hau esanda lehen sémper jaunari erantzun diodanaren harira suposatzen dut entzun duzula

zoritxarrez guretzat baina espainiako gobernuaren menpean dago eskerrik asko

oregi andrea gai zerrendako hogeita bigarren puntua galdera daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina zubietako errauste plantaren

oregi sailburuari aurtengo apirilaren

ingurumen sailak kasu honetan ingurumen sailburuordeak sinatutako ebazpen baten bitartez eman zion gipuzkoako hondakinen

eskatuta zeukan ingurumen baimen bateratuaren moldaketa edo modifikazioa horrekin lortzen zuen beharrezko

hausnarketa da konparaketa bat jakinik orain dela urte eta erdi gutxi gorabehera

garai hartan beste batzuek gidatuta eskatu zuela ere antzeko eskari bat formetan behintzat eta zen

urtean emandako ingurumen baimen bateratuaren moldaketa kasu honetan errasgailua ez egiteko

lehenengo eta behin informazio gehigarria eskatu zion ingurumen sailak

eta azkenean epeak agortu ondoren esan zion

sustantziala zela eta berriz ingurumen baimen bateratu berri bat egin behar zuela orain ez orain modifikazio hori ez da sustantziala jarraitzen dute

bertan kokatzen eta esaten du ez dela sustantziala eta modifikazio edo moldaketa onartzen du kasu honetan hiru asteko

epe errekor batean tira guretzako nahiko

sailak epeak agortzerako orduan aurrekoan eta zeintzuk izan diren momentu honetan baina bigarren

legeak esaten duenaren kontra ez duela publiko egin aldizkari ofizialean

moldaketa berri hau beraz gure galdera da zergatik egiten den hori zergatik ez da publikatzen

zaio lehendik hilabeteak egon zirenean ebazpen antzeko ebazpen bat ematerako orduan

du sailak gai honetan errasgailu bat kokatzeko zubietan eskerrik asko maeztu jauna oregi andrea erantzuteko zurea da hitza

berriro ere eta zure galderari erantzunez ba ez

eta sail honek ez dauka interes berezirik zubietan errauste planta bat ahalbideratzeko eskerrik asko oregi andrea

antzerako kasuetan ondorio ezberdinak ematen dira

zergatik legea esaten duena urratuz ez du publiko egiten emandako baimena errekurritu ahal den baimena noski jakinez gero eman dela

beti ere publiko egiten baldin bada kasu honetan egin ez den bezalaxe eta legea dio

publikazioa noiz egin den eta esan ahal didazu noiz den data

eta herritarrek interes handia dute hori errekurritzeko

euren etxe ondoan hondakinak erretzen duen planta bat dioxinak eta furanoak botatzen eta ez dakite zergatik

zergatik ez den publiko egiten eta zergatik ezkutatzen duzuen baimen hori

dagokionez ingurumen eta lurralde politika sailak bideratutako ingurumen inpaktuaren ebaluazioaren eta ingurumen baimen bateratuaren prozeduraren izan ere hondakinak kudeatzeko zentroari buruz ari gara eta horrek honako instalazio hauek biltzen ditu biolehortzeko

energetikorako instalazio bat balak paketatu eta aldi baterako biltegiratzeko instalazio bat hondakin uren lohi lehorrak jaso eta biltegiratzeko instalazio bat zepak itzaltzeko instalazio bat eta instalazio fotoboltaiko bat

kudeatzeko zentroa aurrekoa argituta adieraziko dizut ingurumen eta lurralde politika sailak ez duela bezala ez duela interes berezirik zubietan erraustegi bat ahalbidetzeko organo honek interesa du

lurralde historikoek guztiek beharrezko azpiegiturak izan ditzaten bertako hondakinak behar bezala kudeatzen direla bermatzeko

kasu honako hauek jasotako aurreikuspenekin bat badago arautegi bat onartuta eta

bi mila biko abenduaren hamazazpian onetsitako

bi mila bi bi mila hamasei bestetik uztailaren hogeita bateko hogeita lau barra bi mila bederatzi foru dekretuaren bidez onartutako gipuzkoako hiri hondakinen azpiegituren lurraldearen arloko plana

martxoaren lauan onartutako eaeko euskadi

eta kudeatzeko plana aipatutako dokumentuei dagokionez adierazi beharra dago ere horiek landu eta onartzean beti ere kontuan hartu dela une bakoitzean hondakinen arloa indarrean zegoen batasuneko araudia batez ere

horretako politika arautzen duten printzipioei dagokionez hala nola

horrela batasuneko agintariek zehaztutako helburuak lortzeaz gain

asmoa dago eta gero bestalde galdetu didazun prozedurari buruz eta argitaratzeari buruz esan beharra daukat bere prozeduran dagoela eta prozedura administratiboak esaten duena egin egingo dela eskerrik asko